eh bildu taldearen lege proposamena aintzat hartzen den ala ez eh bildu taldearen lege proposamena

aintzat hartzen da lege proposamen hau jarraian euskal legebiltzar talde popularraren lege proposamena
aintzat hartzen den edo ez bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamalau bai hogeita bat abstentzio

aintzat hartzen da lege proposamen hau jarraian boto azalpenaren txanda izango da euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi euzko abertzaleak legebiltzar taldeak

eta horren azalpena emango dugu aldeko botoa eman dugu nahiz eta

eta ikusi ahal izan ditugun hipokresia politikoaren adierazpen argi argi argiak zelan ikusi ahal izan dugun

eta pertsona konkretu batzuen kontra egindako

oraintsu aukeratu izan dugunean eta aukeraketa horretan parte

ez hori hipokresia politikoaren eredu argi argia da eta horren kontra hori horrela dela

faltsukerietan baino ez da aurrera egiten

objetibotasuna eta neutraltasuna aipatzen diren bilatzen denean kuota gehiago eta indar politiko gehiago bilatzen denean hori denean bilatzen dena eta ez objetibotasun eta neutraltasuna

hainbat pertsona kargu publikoetan egotea luzaroan ez daitezala egon eta batetik bestera ez daitezela joan

eta nahiz eta horregatik gu lanerako prest agertzen gara finduteko

edozein pertsonak diru laguntza bat jaso dauanean euskal sektoreko erakunde batetik esate baterako etxe bizitza ohiko etxebizitza konpondu ahal izateko diru laguntza jasotzen dauanetik eta bi urtetan ezin izango dala

herri kontuen euskal epaitegiko kidea izan ezin izango da baina proposamen honen arabera esate baterako alonso ministroa

edozein erakundek emandako diru laguntzen onuraduna aipatzen da baina esaten da euskal sektoreko kargu publikoak direnak euskal sektoretik apartekoak ez badaude gauza asko eta asko eta asko konpontzeko hala eta guztiz ere guk gure

gure asmoa aurreko eztabaidan esan genduen moduan hogeita sei urte dituen lege hau hobetzeko egin beharreko

gai zerrendako laugarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eae errefuxiatuen

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

andrea eguerdi on guztioi gaur legebiltzar honetan legez besteko proposamen bat dugu mahai gainean

giza eskubideen urraketaren inguruko eztabaida politikoa jorratuko duena eta ondorioz laster euskal autonomia erkidego honek mila lagun gutxi gora behera ingururi egingo dion

bi mila bostehun pertsona baino gehiago hil dira mediterraneoko uretan hala itsaso hori munduan dagoen hobi komunik handiena da hamar urteetan hogei mila hildako baino gehiago pilatu dituelarik

ardura nabarmena izan ere pertsona hauek

europar batasunak afrikarekin dauzkan politika ekonomiko militar eta komertzialekin politika horiek afrikako herritarrak krisi

ere europako herriek afrikaren kolonizazio garaian izan zuten papera harrapaketa sistematikoa kontinentearen egitura tradizionala apurtzea

europar batasunak ekialde ertaineko eta afrikako egoera politiko eta militarren etengabe esku hartu izan du aitzaki faltsu batekin bertako herritarrak defendatzea horrek gatazka egoerak areagotzea baino herritar kopuru handi baten joan etorria eraginez pertsona horiek

asilo eskatzaile potentzialak dira eta europar batasunaren baitako

babes itunen babespean egon beharko lukete baina europak ateak ixten dizkie eta

atzerriratzeari ekitea baino beste aukerarik ez dute ikusten kasu askotan atzerriratze prekario horietan itota hil egiten dira

gisa beste askotan hungaria frantzia edo espainia bezalako herrialdeek inpunitate osoz jakinda ere

aurka dagoela eraikitzen dituzten hesi hiltzaileetan larriki zauritzen dira ante el mayor

eta injustizia zein desorekatuak gainditzeko helburuan oinarritu beharrean

hori nazioarteko legediaren aurka dago eta segurtasun enpresa erraldoien zein

ordea ez dago itsas salbamenduan edo laguntza humanitarioan inbertsioak egitea hain zuzen horrelako ekimenak gero eta garrantzia gutxiago eta gero eta baliabide gutxiago bideratzen zaie

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen

anderea sailburu jaunak legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

tamaina honetako giza larrialdi bati eman zaion erantzunagatik erantzun hau berandu iritsi da ziurrenik

azaldu ziren denok ezagutzen dugun irudi bat mundu osoko egunkari eta telebisten hasierako albistea izan zenean bai hiritarrengan eta bai hurbileneko erakundeetan udaletxeetan alegia irudi honek sortu zuen erreakzioan parte hartu zuten azkenik ere

inguruan modu zekenean eztabaidatu zutenek en euskadi

no allí solo hay niños dijo muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna euskal talde popularraren ordezkaria den ruiz andreak dauka hitza

gracias eskerrik asko ruiz andrea jarraian mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aguirre jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente anderea sailburu legebiltzarkideok
eguerdi on guztioi gaur drama bati buruz hitz egitea tokatzen zaigu eta atzo bertan hernanin ia ia

ondorio negatibo bat eta azkenean dena ondo atera zen europar batasuna azken aldian

aurre egiten ari da horien artean giza tragedia bat desesperazioz milaka eta milaka pertsona

irakeko afganistaneko eta beste hainbat afrikar herrietako gatazka armatuen ondorio beldurgarrietatik drama horrek azken urteotan hartutako tamaina ez dugu gure kontinentean ezagutu bigarren mundu gerratik

europar batasunera gero eta errefuxiatu gehiago etortzea arazo global bat da

konplexu eta anitzekoa eta

mundu honetan gehien miresten duguna giza bizia hala ere eta hala ere bai ondorioz talde xenofobo eta populistak jora egiten dihardute

espazioari arriskuak ekarriz krisi humanitario honi modu aktiboan eta elkartasunez

erantzuteko eskatu behar zaie europar batasuneko estatu kideetako agintari eta gobernuei tamalez azken hilabete hauetan eta

guztiz lotsagarria izan da guztiontzat errefuxiatuak modu

europar herrialde guztiei eragiten die bai baina estatuek ezin dute modu islatuan arazoa gainditzeko erantzunik eman horrekin batera iritsitako

ezarritako ekimenak okerrak izan dira errealitate berri

dela jakinda onartezina da europar batasunaren eta hainbat gobernuetako agintari politikoen isiltasun mingarria

arazoaren konponbideak premiazko neurriak hartzea eskatzen du baina baita

sustraitik helduko dutenak argi eta garbi dago beraz europar batasunak agenda politiko mankomuna eraiki behar duela

honi arreta arrazoizkoa eta logikoa

agenda politiko hori europar anima inspiratu eta elikatu duten baloreetan oinarritu behar da humanitatea elkartasuna eta ardura balio horiek europar espazioa helmuga erakargarri bilakatu dute gure inguruan gatazka gerren ondoriozko izugarrikeriak sufritzen ari den pertsonentzat balore horien erakusgarri dira besteak beste europar batasunaren tratatuan

oinarrizko eskubideen gutunean asiloari buruz jasotako xedapenak

printzipio horiek betetze aldera asiloaren eta immigrazioaren

da erantzun bakarra gatazkak eta giza eskubideen urraketek

eta bizirik jarraitzeko ihesi datozenei

ezarriz ezta ere beraz bat nator europar batasuna eta hainbat kide estatu kritikatzearekin

bakoitzak zer proposatzen duen jakitea zer egingo dugu euskaditik

aurkituko ditugu eta nola antolatuko dugu errefuxiatuen egoera hemen euskadin

erbesteratu politiko bilakatu behar izan diren milaka euskaldun egon dira eta denok edo gutxienez gehienak

euskadik iraganean ezagutu zuen antzeko egoera

agerraldia eskatu zuen giza eskubideen batzordean eta orain arte eman diren pausu nagusiak azaldu zizkigun ez dut

baina hor argi eta garbi ikusi zen nola euskaditik beste erantzun bat eman zaio krisi honi erantzun humanista bat krisi humanitario bati

non pertsonaren duintasuna guztiz kontuan hartu eta errespetatzen den berak azpimarratu zuen moduan eta nahiz eta eskumena legez estatuarena izan

sailburua galdera nagusi batzuei erantzuna ematea etorri zen galdetzen zuen zer egin behar dugu

zer egin dezakegu guk hemen euskaditik erakunde eta elkarteekin batera eta nola zer egin dezakegun erronka honi aurre egiteko erakunde guztiak eusko jaurlaritza foru aldundiak eudel hiriburuen udaletxeak eta hainbat gobernuz kanpoko erakundeek batera adostu zuten

eta allí han sirian jordanian eritrean eta libanon

ondo eta argi antolatu ondo han nik uste dut ba posible izango dugula berak esaten zuen bezala

euskadira etortzea erkidegora etortzea eta nik

merezi dutenei kritika zorrotz bat egin behar zaiela

planak eta ekintzak gauzatu behar ditugula arazo honi erantzun bat merezi du eta guk hemendik ere eman behar diogu erantzun bat beraz guk zure eh bilduren legez besteko proposamenari

osoko zuzenketa bat eta azkenean ba beste taldeekin talde sozialista popularra eta upyd taldeekin lortu dugu

erdibideko bat agian

eskatzen dugu europar batasunari betebeharrak betetzeko espainiako gobernuari kupoak edo kuotak nahiz eta ilegalak izan onartzeko eta hurrengo defenditzeko nola europar batasunak behar beharrezkoa izan beharko duen politika amankomuna bat osatzea

euskadiko eusko jaurlaritzari antolatzea eta onartzea modu efiziente batean efikaz batean errefuxiatuaren
harrerak eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna

eskerrik asko urrea andrea euskal sozialistak unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna euskal talde popularraren ordezkaria ruiz andrea zurea da hitza

ezta irtenbide bat kritika soilik lehen azaldu dudan moduan onartezina da europar batasunaren

agintari politikoen jarrera ni ez nago

europak eta hainbat estatu kideek ez dutela beraien

betegarria lotsagarria izan dela lotsagarria eta tristea

hesiak eraikitzea ez da ez humanoa ez duina guk euskaldunak hainbat eta hainbat aldiz errefuxiatuak izan gara eta gure gurasoak edo gure aitona amonak

guk hori ez dugu onartzen ez dugu onartzen

dena nahastu egiten duzu totum revolutum batean eta nik uste dut seriotasun puntu bat

ángel toña sailburuak eskatzen zuena zure testuan ez dago

eta egia da europa krisi honetan zoritxarrez eta askotan bezala ni está ni se le espera eta egia da europak ere kolonialismoaren garaiak akatsak izan dituela hori egia da

baina ezin zaio alde batetik leporatu munduko arazo guztiak eta beste aldetik legez besteko

soilik aipatzen duzu eta badirudi

ez gatazkak eta ez gerrak eta ez da egia azken bolada honetan

asiatik etorri dira etorri dira iraketik siriatik edo afganistanetik eta soilik siriako drama kontutan hartuta

eta hamabi milioi errefuxiatu baino gehiago eta zein dago siriaren diktaduraren atzean zein da padrinoa edo babesa errusia

soviet batasunaren presidentearekin eta gaur egun putin presidentearekin bere semea babesten

babesten eta aste honetan edo aste hauetan nork bidali ditu tropak zuk esaten duzu el imperialismo enviando
a los insurgentes isiltasuna mesedez barkatu baina tropak armak eta hegazkinak

bonbardatzen ari zen eta ez dakigu daesh tropak edo matxinatuak daudena

hainbat estatu kidek akats batzuk izango dituzte gerra honetan zalantzarik gabe baina baita

eta zuk hori ez duzu aipatzen ez duzu aipatzen errusiaren interesa

eta putin hori dago babesten bere base militarra

adostu dugu testu bat eta hain zuzen ere hor eskatzen diogu europar batasunari bete dezala asilo eta inmigrazio politikoen komunitarizazio printzipioa espainiar gobernuari ere eskatzen diogu

europar batasunaren aurrean migrazio politika komun bat abian jartzeko beharra

beharra halaber onartu dezala europar batasunak

kupoa eta eusko jaurlaritzari eskatzen diogu bere eskumenak erabiliz eta beste erakundeekin elkarlanean egin dezala ekintza plan bat

eta ahalbidetzeko duena euskadi errefuxiatuak jasotzea eta larrialdiko diru laguntzak

eskerrik asko aguirre jauna eztabaida

bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamalau bai hogeita bat abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa puntu honetara iritsita